egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

hemeretzi hogeita bat eta hogeita bi puntuak beste baterako utzi dira ekimenen egileak eskatuta gai zerrendako lehenengo puntua galdera joseba zorrilla ibáñez euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak herri administrazio eta justiziako sailburuari egina espetxeratuen ibilbide soziolaboralen inguruan zorrilla jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on guztioi jakin izan dugu gobernu kontseiluak pasaden asteartean diru laguntza programa bat onartu zuela eta bere helburua dela

la resocialización de la población reclusa amaitzeko aldez aurretik eskertu egiten dizugu zure erantzuna besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna

kontroleko osoko bilkura dela mesedez galderak eta interpelazioak gobernuari eta ez besteei

galdera josé antonio pastor garrido euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina hobetuz fundazioren etorkizunaz jaurlaritzak dituen asmoei buruz pastor jauna zurea da hitza

inoiz inoiz ez dugu izan guk gure asmotan huts hutsean bertan behera uztearena hobetuz todas las iniciativas que hemos adoptado así lo demuestran

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna pastor jauna zurea da hitza

en muchas ocasiones eskerrik asko pastor jauna lehendakari jauna zurea da hitza

segurtasun batzordea deitzeari buruz llanos andrea zurea da hitza gracias

beltrán de heredia andrea zurea da hitza eskerrik asko

eskerrik asko beltrán de heredia andrea gai zerrendako bosgarren puntua

gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina lehendakariak de miguel kasuan izandako jokaerari buruz maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina de miguel auzian gasteizko
epaitegiak emandako autoaren ondoren eusko jaurlaritzak hartu beharreko neurriei buruz barrio jauna zurea da hitza egun on gracias

muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den erkoreka jaunak dauka hitza

barrio jauna gasteizko

instrukzio epailearen bi mila hamabosteko aurtengo

bederatzian emandako autoa aipatuz hasten duzu zure interpelazioa horrela egin duzu testu idatzian eta horrela egin duzu gaur baita ere tribuna honetatik baina gero birbideratu egiten duzu interpelazioaren edukia eta funtsean legebiltzar honek duela hiru urte bi mila hamabiko maiatzak hamarean

ikerketa batzordearen ondorioz aprobatu zituen gomendioak hartzen dituzu zure interpelazioaren ardatz gisa eta horren inguruan artikulatzen duzu

hari horretatik planteatzen duzu besteak beste ea gomendio horietan jasotako proposamenak

proposatutako neurriak betetzen dituen gobernuak eta zer nolako urratsak ematen ari den galdetzen duzu proposamen edo gomendio horietan jasotako neurriak aplikazio bidean

ikerketa batzordearen gomendioak ondo gogoratuko duzunez oker ez banago

lau ikerketa lerro definitu zuen

suposatzen dut batez ere lehendabiziko ikerketa

interesa daukazula gainontzeko

administrazioaren jardunaren esparru diferenteak hartzen zituztelako baina kontuan izanik zure interpelazioan batez ere gardentasunaren eta kontrolaren inguruko kezka agertzen duzula argi dago gomendioak lau ataletan banatuta daudela eta lau atal horietatik

gardentasunari eta kontrolari dagozkionak batez ere horiek dira

tribuna honetatik irakurri duzu baita ere esaten duzu

ikerketa lerro horietatik lehenbiziko ikerketa lerroari dagozkion gomendioak dituzula zure interesean eta horien inguruan

egituratu zure interpelazioa lehenbiziko ikerketa lerro horretan bederatzi gomendio

osotara bederatzi horietatik zazpi gobernuari dagozkionak dira helburua gobernuari proposamenak

gobernuari neurriak har ditzala eskaera egitea dute helburu eta gero beste bi daude zortzigarrena eta bederatzigarrena

eta herri kontuen auzitegiari baina ez jaurlaritzari zazpi horietatik zazpi gomendio horietatik nik lau atal bereiztuko nituzke uste dut zazpi horiek lau multzotan sailkatu daitezkeela

neurriak hartu dituen eta neurriak hartzen dabilen oraindik gomendio horietan jasotako neurriak aplikazio bidean jarri ahal izateko lehenengoko

ikerketa batzordeak kontratazio jarduna aztertu zuen

hain zuzen ere eta hor planteatzen dena da aztertutako kontratazioan jaurlaritzarentzat eragin ekonomiko okerrik kaltegarririk gertatu baldin bada horren defentsan aritzeko horren defentsan jarduteko

bidezkoak ala aproposak izan daitezkeen legezko prozedurak neurrian hartzea dakizuenez lehendakariak berak esan du

aurreko galderan jaurlaritza pertsonatuta dago epaiketa horretan eta printzipioz

jarraitzeko asmoa dauka interes publikoaren defentsan eta interes publikoak eskatzen duelako nolabait edo beste benetan eragin ekonomiko ezkorrik gertatu baldin bada eta eragin ekonomiko kaltegarririk gertatu baldin bada

beraz pertsonazio hori gauzatuta dago eta pertsonazio horretan jaurlaritzak defendatuko du gomendio horrek eskatzen zion moduan interes publikoak eskatzen dion guztia beste

sektore publikoko kontratuen legea benetan errespetatua dela bermatuko duten neurriak hartzearekin lotuta dago hor eskatzen da batez ere kontrolak indartzea kontratu txiki eta negoziatuetan eta baita ere kontratu zatikatuetan azken hauek logikoa denez eragotziz legeak oztopatu edo debekatu egiten dituelako kontratu bakar batean egin behar denean horiek zatikatzea

legeari iruzur egiteko hori debekatuta dago eta eskatzen dena da neurriak hartzea

izan dadin kontratazio txiki eta negoziatuan eta horretarako kontrol ekonomikoko bulegoari hainbat eskakizun egiten zaizkio bere

puntu honi dagokionez esan behar dugu kontratazio publikoaren legedia errespetatuz eta errespetaraziz

modu zorrotzean eta zehaztasun handiz jokatu izan duela eta jokatzen duela oraindik ere geroago eta zorroztasun eta zehaztasun gehiagorekin horretan eusko jaurlaritzan diharduen edozeinek esan dezake kontrol ekonomikoko bulegoa

profesional jantziz osatuta dagoela eta

euren gainean baina hau nolabait edo beste

prestigioa eta aitorpena daukalako administrazioaren baitan eta baita ere administraziotik kanpo sarri askotan epaileak eurak ere zerbait ziurtatu nahi dutenean eusko jaurlaritzaren jardun ekonomikoaren inguruan kontrol ekonomikoko bulegoari berari eskatzen

hori nahikoa izango balitz ere ogasun saila momentu honetan erreglamendu berri bat prestatzen hasita dago kontratazioaren arlo organikoak arautzeko

bidean dago seguruenik urte honetan zehar tramitatuko da eta aprobatuko da ogasun eta finantzietako saila

erreglamendu hori nolanahi ere ba honi buruzko zehaztasun handiagoak

nolabait esateko honetan jardun zehatza dago zorrotza dago

hirugarren gomendioen multzoa gardentasunari lotutakoa da eta hor esaten da kontratazioari publizitatea eman behar zaiola batez ere kontratazio txiki eta negoziatuari eta esaten da bereziki hori urtean behin ekitaldia amaitu eta gero egingo dela eta eusko jaurlaritzaren

egingo dela beno hor esan behar da aurrerapauso handiak eman izan direla

ez bakarrik eusko jaurlaritzan administrazio guztietan azken hiru urteetan gardentasunari dagokionez aurrerapauso handiak eta nabarmenak eman izan dira alde batetik herriak berak eskatzen duelako gizarteak horretan exigentzia nabarmena daukalako

legeak berak eskatzen duelako badago lege bat geroago aztertu dezakegu nahi baduzu zehaztasun gehiagoz gobernu zentralak emandakoa oinarrizkoa gardentasunari eta gobernu buruzkoa eta hor kontratazio publikoari buruzko

zorrotzak ematen dira eta laugarrenez arauen aldaketa planteatzen da baita ere kontrol ekonomikoko bulegoak fisikoki egiaztatu ahal izateko

kontratuaren helburua kontratazio publikoaren helburuak benetan gauzatzen diren ala ez

indarrean dagoen kontrol ekonomikoko legea hogei urteetan indarrean dagoen legeak hori bere hogeita bigarrena artikuluan zehatz mehatz aurrikusten duelako beraz

pausoak ematen ari da gobernua eta gomendio horietan jasotako proposamenak betetzen ari dira kontrola areagotuz eta gardentasuna nagusituz eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

bi gauzatan zuekin bat egiten dut erabat lehenengo esaten duzunean kasu honetan justiziaren eskuetan dagoen heinean justiziari bere lana egiten utzi behar zaiola horrekin erabat

horren ondorioa ezinbestekoa da justiziarengan

interferentzia gutxiago egin debate politikoetan ahalik eta hobeagoa dela bere lana egiten baldin badago

egiten utzi behar zaio eta bertan pertsonatuta dagoenak egingo ditu egin behar dituen alegazioak baina politikatik ahal den neurrian behintzat gai hau

interferentziarik ez egiteko eta epailearengan eraginik ez egiteko epaileak

errespetuaren izenean justiziak bere printzipioak dauzka justizia penalak bereziki

errugabetasunaren presuntzioa dauka oinarri eta funts gisa eta hortik abiatuta

batez ere gauzatuko dugu eusko jaurlaritzak egin behar duen eta hartu behar dituen neurrietan beraz bat nago zurekin esaten duzunean justiziari bere lana egiten utzi behar zaiola beraz utzi diezaiogun

gure oraingo eginkizuna batez ere gauzatu behar dela legebiltzar honek jaurlaritzari emandako gomendioak gardentasunaren izenean

jarraitzeko eta ikusteko nolatan gauzatu izan diren esan dizut batez ere gardentasunaren arloan aurrerapauso handiak eman izan direla azken hiru urte hauetan

garrantzitsuak izan dira administrazio guztiek eman dituzten urratsak

ez bakarrik herritarrek eta gizarteak horrela eskatzen dutelako legediak ere horrela eskatzen duelako lehen aipatu dizut lege bat gorte nagusiak

gardentasun eta gobernu onari buruzko legea hain zuzen ere

administrazio orok kontratazio publikoari buruzko informazio zehatza eman behar duela bere web orrian ez bakarrik parlamentarioen esku utzi behar duena baizik eta herritar guztien esku utzi behar duena

gardentasun maila hori handituta dago guk

administrazio publikoari buruzko lege proiektuan baina lege proiektu horretan lan egin daiteke gardentasuna

duen moduan antolatu dezan beraz aukera ederra daukagu orain lege horrekin

kontratazio publikoaren inguruko gardentasuna nola antolatu behar duen arautzeko puntuan nolanahi ere azken bi urteetan aurten bertan bi mila urtean edukia eman diogu sortu berria den oraindik

erroldari eusko jaurlaritzak sortuta dauka eta momentu honetan errolda horretan sartzen dira

egiten duen kontrataziorik gehiena ez dut esango den dena baina gehiena

haratago doa beraz errolda honetan jaso daitekeen informazioa eta informazio hori online dago

aste pare bat izan zen horri buruzko debate bat eta hor esan zen gutxienez hiruhilabeterik behin bidali beharko lukeela

online dago informazio hori eskuragarri hemengo legebiltzarkide guztien

horrek gardentasuna ematen dio kontratazio publikoari eta kontrola ezartzeko posibilitate izugarria

martxan hasita daude martxan jarrita daude

aldaketa bat dakarte herritarrentzat gizartearentzat baina

eta horretan zehaztu nahi baduzu zehaztu dezakezu mozioan

badela martxan dagoela eta gardentasunari dagokionez kontratazio publikoan aurrerapauso nabarmenak eman direla

gai zerrendako hamargarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

ertzaintzako agenteekin izandako liskarrari buruz maneiro jauna zurea da hitza

gai zerrendako hamabigarren puntua galdera mikel unzalu hermosa euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina bi mila hamabosteko martxoaren hamazazpian

unzalu jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea
lehendakari jauna sailburu jaun andreak legebiltzarkideok egun on guztioi señor toña

eskerrik asko mahaiburu andrea mikel

eskerrik asko toña jauna erantzuteko unzalu jauna zurea da hitza

pero mikel unzalu jauna ezin dugu egin beste

gu ez gara portatuko era desberdinean toki batean eta bestean

hezkuntza sailak irakaskuntza publikoko langileen ordainsari sistemari dagokionez daukan politikari buruz

a ocurrir nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on egia da nomina eta erregistroaren artean bat ez zetozen datu batzuk aurkitu ditugula

egoera ondo aztertu dugula eta aurkitutako ezberdintasun edo erroreak berehala konpondu ditugula horrela adierazi nizun duela egun gutxi batzuk

hau gertatzearen arrazoia zera da langileen erregistroko datu basea eta nominen ordainketarako datu basea

azpiegitura informatikoak era horretan garatu direlako ondorioz eta bi sistema horien artean binkulaziorik egon ez delako hau da langileen erregistroaren eta nominen datu basearen arteko binkulazio

datuak eskuz aldatu beharra izatenda eta horrek akatsak edo aldaketak ekar ditzake baina hauek detektatu bezain laster zuzentzen dira

nolanahi ere gauza bat azpimarratu nahi dut gobernu hau lanean ari da irakasle funtzionario guztien eta hizkuntza hezkuntza politika eta kultura sailera atxikitako

bestetik mantentze gastuak murrizten dira giza baliabideen kudeaketa azkarragoa errazagoa eta modernoagoa ahalbidetzen du jasangarritasuna eta ikuspuntu ekologikoa ere ezin ditugu albora utzi erabakiak hartzeko orduan ere

administrazioari denbora errealean ematen dizkio langileen egoeraren inguruko datuak eta horrek erabakiak hartzeko unean lana errazten du azkenik guri dagokigunez hezkuntza administrazioari dagokionez

ahalbidetzen digu itunpeko ikastetxeak izan zein ez izan hain zuzen ere sistema informatiko berrira egokitzeko prozesu honi esker agertu dira lehen aipatu ditudan bat eta bat ez zetozen datu horiek esaten ari nintzenez aspalditik dabil jaurlaritza eizu sistema berrian lanean hau da

integralerako sistema berrian lan egiten langileen kudeaketarako sistema berri honek onura garrantzitsuak dakartza

eta egia esan orain nominetan agertutako ezberdintasunak eizu sistema berrira egokitzeko prozesuei esker aurkitu ditugu zehatzago esateko

eizuko zuzendaritza batzordearen ohiko bilera batean izan genuen ezberdintasun horien berri

sortutako ezberdintasun horiek ezagutu bezain laster jaurlaritza berehala hasi zen lanean horrela saileko langileak kudeatzeko zuzendaritzako nominak

lurralde ordezkaritzarekin eta eizuko zuzendaritzarekin eta talde teknikoarekin lanean hasi ziren akatsik ba ote zen egiaztatzeko baldin bazen identifikatzeko

eta zuzentzeko erarik egokiena aztertzeko une horretatik gaur arte datuak zehaztu ahal izan dira baita aldeen egiazko dimentsioa zein den zehaztu ere

eta langileak kudeatzeko zuzendariarekin egindako bileran

langile batzuen nominetan irregulartasun larriak zeudela sindikatu horrek jakinarazi zuenez gipuzkoako zenbait nomina aztertu ondoren akatsak ikusi ziren

bi akatsak benetan zuzendu zirela egiaztatzeko esan beharra dago ez zela akatsak handiagoak izan zitezkeela susmatu ahal izateko moduko alarmarik piztu ez gipuzkoan ezta beste lurraldeetan ere edozein kasutan tresna berria garatzeko behar diren prozesuek horrela gertatu dela begi bistan utzi dute gaur egun erregistroan eta nominen artean izandako bat ez etortze guztiak

beraz oyarzabal jauna atzemandako arazoari irtenbide azkarra eta egokia emateko helburuz

eta ziurtatzen dizut horrelaxe izan dela eskerrik asko uriarte andrea oyarzabal jauna zurea da hitza gracias señora presidenta señora consejera efectivamente

oyarzabal jauna lehen esan dizudan bezala eusko jaurlaritzak denbora darama langileen kudeaketarako sistema

erregistroan nominan baino hiru urteko gehiago duten langileen kasuan egin beharreko aldaketak egin dira eta

lehen aipatu dudan bezala kaltetutako funtzionari eta langile finkoak hirurehun eta hamaika dira guztira datorren apirilean hasiko da atzerapena ordaintzen legeak

ezarritakoaren arabera hau da lau urteko atzera eraginez funtzionarioentzat eta urte bateko atzera eraginez langile finkoentzat

gai zerrendako hamalaugarren puntua interpelazioa vicente reyes martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako

aunque sea reiterativa gomendioen lehen puntuak eskatzen zuen frankizia erregimena gainditzea

reyes jauna testuan zehar oreka horren adibide asko aurki ditzakegu

orain dela hogei urte esperientzia guztiz berri baten aurrean geunden eta esperientzia berri horretan euskal herriko kideak ezin zuen bermatu bere konpetentzia eta ezagutza ezaugarri hauetako museo baten kudeaketan ondorioz une hartan

frogatu egin behar ziren eta orain bai hogei urte hauetan argi utzi dugu gauzak ederki egiten dakigula seriotasunez eta profesionaltasun handiz

museoak aliantzak egin ditzala beste erakunde batzuekin eta gai izan dadila nazioartean baliozko solaskidea izateko nire ustetan ez dago testuan idatziz adierazi beharrik errealitate bat da gaur egun

lan egin duela gure museoak laugarren bosgarren eta seigarren puntuei buruz lehen esan bezala

puntuak erakunde bien zuzendaritzak bereiztea proposatzen du gure iritziz hau ez da mehatxua baizik eta aukera hau da bilboko museoaren zuzendaritza salomon guggenheim fundazioaren estrategia globalaren zuzendaritzaren kide izateak

hasieran azaldu dut testuaren zatian garrantzitsu batek euskal aldearen autonomia egiaztatu eta onartu egiten duela eta inork ez du bere europar nortasuna zalantzan jartzen are gutxiago bilboko guggenheim museoak hogei urte hauetan garatu duen erakusketa programa

legebiltzarrak guggenheim bilbao museoaren ibilbidea aztertzeko lan taldeak egindako txostenaren inguruan onartutako ebazpena

darío urzay sergio prego ibon aranberri asier mendizabal

del país vasco eskerrik asko uriarte andrea reyes jauna zurea da hitza

reyes jauna ez daukazu hitzik ez reyes jauna ez daukazu hitzik ez zuk

zuk ere entzun behar dituzu ez daukazu hitzik ez daukazu hitzik jarraitu uriarte andrea

solomon guggenheimen fundazioarekiko harreman egitura berri baten aurrean gaudela

horri esker akordioa eta bikainen berritzea lortu da eta hiru aspektu nagusi hauetan ikus daiteke emaitza harremanen oreka egonkortasun eta konpromiso handiagoa lankidetzan gehiago sakontzea gainera akordioak

la sostienen económicamente azken finean reyes jauna uste dut datuak direla kudeaketa bermatzen dutenak pauso asko eman da eta aurrerapen handiak egin dira

museoaren garapenean euskal erakundeek hausnartu eztabaidatu eta erabaki behar dugu nolako guggenheim nahi dugun

iñaki oyarzabal de miguel euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina hezkuntza arloan

departamento nada más muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

puntu bat sartu genuen gai honen inguruan bertan jakinarazi zitzaien sindikatuei ordu kreditua doitu behar zela bi mila hamabosteko urtarrilaren

aldi berean sindikatu bakoitzari eman zitzaion ordura arte aplikatutako guztizko kredituaren berri argi eta garbi bereizita indarreko zenbaketa

bi mila hamalaueko abenduaren bederatzian langileriaren kudeaketako zuzendariak

zuen sindikatuen ordu kreditua eskubide sindikalei eta sindikalgintzari buruzko euskal autonomia erkidegoko esparru

idazki horretan sindikatuei eskatu zitzaien abenduaren hamazazpia baino lehen bidali zezatela zerrenda bat zenbaketa berriaren arabera bi mila hamabosteko urtarrilaren batetik aurrera liberatuta jarraituko zuten langileak jasoko zituena

adierazitakoa gogoraraziko dut hitzez hitz sindikatuek bidaltzen ez badute abenduaren bederatziko
idazkian eskatu zitzaien zerrenda eskerrik asko salburu anderea

bukatu da denbora gai zerrendako

natalia rojo solana euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina kirol lizentzia bakarra dela eta eusko jaurlaritzak egin nahi dituen urratsei buruz rojo anderea zurea da hitza

eskerrik asko rojo anderea erantzuteko uriarte anderea zurea da hitza

rojo anderea behin eta berriz esan dizut eusko jaurlaritza lege berriaren aurka dagoela

izan ditugun bilera guztietan eta baita gai honi buruz eman izan ditugun erantzun guztietan zuk esan duzun bezala gure proposamenak ere bidali genizkion

euskal autonomia erkidegoak kirolaren arloan dituen eskuduntza esklusiboak babesteko helburuarekin zehatzago esanda autonomia mailako kirol lehiaketetan bakarrik parte hartu nahi dutenek euskal lizentzia autonomikoekin jarrai dezaten

zaizkio adibidez kuota ekonomikoa finkatu eta jasotzeko federazio autonomiko bakoitzaren askatasunari buruzko batzuk besteak beste edozein kasutan guri eta kirol federazio autonomiko gehienen borondateari kasurik egin gabe

ados ez gauden lege hori aplikatzeak euskal herritarrei eta kirolari ahalik eta kalte gutxien egin

ordezko aukerak pentsatzen jarraituko du eusko jaurlaritza honek horregatik

gure kirolaren aldatu behar diren eskemak eta portaerak aztertu eta proiektatu behar ditugu ezinbestean beraz ez dugu inolako aukerarik baztertu baina

horretan gabiltza egin beharreko hausnarketak egiten gure herritarren kirolarien eta kirolaren mesedetan

garrido andrea zurea da hitza sí gracias señora presidenta eskerrik asko presidente andrea egun on sailburuok

del mismo servicio evidentemente gasteizko bi ospitaleen elkarlana arabarrei zerbitzu hobeago bat eskaintzea da eta

arabako ospitalean ematen dugun zerbitzua ezinhobea da bai espezialitate honetan baita beste guztietan ere gauzak bere onetik
ateratzeak ez du ezertan laguntzen eskerrik asko darpón jauna

eskerrik asko darpón jauna gai zerrenda